hogeina minutuko epe izango dute hitz egiteko lehenengo

arratsalde on guztioi beno gaur goizean laburki gure zerga proposamenaren ardatzak eta zenbait neurri

orain da momentua horretan sakontzeko ebazpen proposamen aurkezpenean

justizian ekitatean eta progresibitatean oinarritutako zerga eredua bultzatzea europako ereduetara hurbilduko gaituena

ondorengo ebazpen proposamenak aurkeztu ditugu ebazpen

ebazpen proposamen koherenteak eta herri honek dituen erronkei heltzeko proposamenak direnak uste dugu

nortasunaren inguruan uste dugu tresna garrantzitsua dela esan berri dudan moduan

sektore publikoarentzat gure hirugarren ebazpen proposamena gaur goizean iragarri dut

aurkeztuko genuela eta hemen dago esaten dugu premiazkoa dela eztabaida publiko bat abiaraztea zerga politikaren inguruan erakunde eraile sozial sindikal eta politikoen artean partekatua

eredu fiskal berri bat gure laugarren proposamenak esaten du eaeko presio fiskala europar batasuneko bataz bestekora hurbiltzeko

gure laugarren proposamena eta gaur goizean ere mahai gainean jarri dut da subiranotasun fiskal osoa beharrezkoa dugula

gizarteak behar duen politika sozialak hezkuntza politikak eta

sektore produktiboak behar duen politika publikoak aurrera eramateko bai uste dugu euskal herria bildutik eta horrela esan dut gaur goizean ere eta eskua zabaldu diet

beharrezkoa dugula eta horretarako baita ere nazioarteko itunak eta hitzarmenak sinatzeko adibidez hain garrantzitsua den

protagonista izateko eta ez estatuaren bidez egin behar izateko horrelako akordioak

proposatzen dugu beza eta zerga bereziak arautzeko ahalmen osoa izateko negoziazioak hastea estatuarekin

parte hartze zuzena izateko negoziazioa bideratzea

jakina zerga sistema propio eta koherente bat izateko eskatzen dugu gizarte kotizazioak hemen bertan arautzea eta kudeatzea eta beraz horretan ere negoziazioa hasteko eskatzen diogu jaurlaritzari beste

honetan pausu sendoak beharrezkoak direla ikusten dugu eta honen inguruan gure ebazpen proposamena

gaur goizean ere esan dut uste dugu funtsezkoa dela aurrezki errentak eta gainerako errentek hau da lan errentek tratamendu berbera izatea

etxebizitzaren inguruan dauden kenkariak berbegiratu behar direla eta uste dugu etxebizitza erosteagatik indarrean dagoen kenkaria aurrerantzean gradualki bada ere

beti ere errenta maila baxuei eta ertainentzat hobari hobeak jarriz jakina

aldatzeko aukera badagoela ehuneko berrogeita hamarera eramanez

behingoz kendu behar dela ezkutu fiskala eta partaidetza enpresetako partaidetza eta jarduera ekonomikoei lotutako ondasunen salbuespena

zeuzkan oinarriak eta beraz mahai gainean jartzen dugu

hirurogeita hamabostko hobaria mota guztietako enpresa partizipazio familiarrentzat jakina

zergapetzeko tarifa proposamen berri bat jartzen dugu

gure proposamenari edo aberastasunaren inguruan daukagun ikuspuntuari

iruzurra eta jakina ebasio fiskalaren inguruan hainbat proposamen jartzen ditugu mahai gainean batetik borroka planteamendu integral eta eraginkor batean egiteko kontzientziazioan eragitea saihestea fiskala mugatzeko

uste dugu garrantzitsua dela hemen ere lehen esan dut nazioarteko mundu horretan guk geuk ahots propioa izatea ere iruzurraren aurkako borrari dagokiola hainbat tokietan hitz egiten denean

gure lurraldeek daukatelako zergaren inguruan ahalmena uste dugu funtsezkoa litzatekeela zergadunen arrisku bereziko zergadunen errolda arautzea eta

iruzur fiskalaren aurkako euskal behatokia egitea erantzukizun fiskalaren inguruan eta

ez dut beste taldeetan horrelakorik entzun proposatzen dugu administrazioaren maila guztietan kontratazio publikoaren

eta aldi berean paradisu fiskalen bitartez diharduten enpresei zigorrak ezarriz sozietateen gaineko zergaren inguruan aldaketa ezberdinak proposatzen ditugu

proposatzen dugu sozietateak lortzen dituzten irabazi

tamaina edozein izanda ere beti ere dauzkan irabazien araberako zerga izatea eta baita ere

proposatzen dugu sozietate zergari dagokiola erreserbei lotutako murrizketak

lotutako kenkari bakarra eta mugatua izatea proposatzen dugu kenkari horren justifikazio izango litzateke inbertsio horien ondorioz gainditu egiten direla ba bueno ba inbertsioak

ere eta

azkenik proposamen bat legebiltzarrak foru aldundiei eskatzeko baita ere langileen parte hartzearen inguruan enpresetan

eta horrelako enpresa ereduak sustatu behar direla hortaz proposatzen dugu kuotaren ehuneko hamareko obaria ematea langileek enpresaren kudeaketan

hauek dira labur labur eh bildutik mahai gainean jarri ditugun proposamenak proposamen gehienak ezagunak ziren gure zerga proposamena aspaldi delako publikoa jakin nahi izan duenak hor ditu beste talde taldeek aurkeztutako proposamenen artean ba bueno denetatik dago

guk ezezkoa bozkatuko diogu berak esan duen moduan ildo guztiz kontrakoetan doazelako beraz kontrako bozka emango diogu pse eta pnvk aurkeztutako proposamenetan denetarik daukagu batzuk abstentziora joango gara beste batzuk ezezkoa bozkatuko dugu

guk bai beste talde guztien ebazpen proposamenak irakurri ditugu aztertu egin ditugu

zer egiten duen ebazpen proposamenekin baina nik berriz ere esan nahi dut euskal herria bilduk mahai gainean jarritakoak

direla eta herri honek dituen erronkei benetan heltzeko proposamenak direla eskerrik asko eskerrik asko pinedo
anderea elkarrekin podemos bollain jauna zurea da hitza

andrea arratsalde on guztioi eta

eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna euskal sozialistak

muchas gracias eskerrik asko castelo andrea eusko abertzaleak gorospe andrea zurea da hitza

legebiltzarburu andrea arrasti on guztioi lehendakari sailburuok

gure legebiltzar taldeak alderdi sozialistak talde sozialistagaz batera

ebazpen proposamen guztiak eta

alderdi sozialistako bozeramaileak aurkeztutakoak

beraz ez da beharrezkoa izango azalpen zehatzetan sartzea

luzatuta arratsaldeko saio hau edozein kasutan bai indartu goizean aipatu izan doguna gure legebiltzar taldetik guztiz beharrezkoa

eskumenen esparrua errespetatzea eta zergaren esparruan aldaketak egitea hiru lurraldeetako batzar nagusiei dagokiela

ideia eta sinatutako akordioak eta hitzartutako

eta momentu honetan batzar nagusietan dagozan foru arauen proiektu eta proposamen bat arabako kasuan han eztabaidatuko dira eta han onartuko dira proposamen konkretu batzuk erdibideko bi

alderdi popularragaz batean zelan ez

kontzertu ekonomikoa guztiz beharrezkoa delako eta onuragarria izan delako gure herriaren autogobernurako eta indartzen dogu gure ustez zerga

justua progresiboa eta eraginkorra izatea eta zeintzuk izan behar diren bere helburuak ebazpen proposamenetan ipintzen dugun moduan jarduera ekonomikoa sustatzea

eta harmonizatua izatea hori esanda baita aipatu

zerga sistema hori eguneratzea besteak beste europar batasunetik etorritako direktibara eta beren beregi zentzu horretan

beste alde batetik aipatu izan da eta uste dogu bere

aurreko eztabaida askotan aipatu izan da eta bi mila hamairuko irailean hemen egindako eztabaidaren ondorioz sortu izan zan zerga iruzurraren aurkako batzordean

egin dituen lanak goraipatzekoak izan dirala eta euren barri daukagu

ogasun eta aurrekontuen batzordera bertan egindakoen

gure ebazpen proposamenetan aipatzen dogu ondo legokeela

anderea erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularra

mahaiburu andrea beno ikusi dugu nola partidu sozialistak eta alderdi jeltzaleak banatu duten agerraldia ba castelo andreak euren ebazpenak aurkeztu ditu eta besteen inguruan tutik ere ez eta gorospe andreak pues más o menos parecido

akordio bat omen daukatelako eta eurek gauza batzuk minimo batzuk planteatu dituztelako eta

zerga politiken ardatz izango diren hurrengo urteetan zerga politikaren ardatz izango diren proposamenak

ez dituzue irakurri bat ere ez ezta printzipio orokorren inguruko proposamenak

decía la señora gorospe erdibideko bi sinatu doguz alderdi popularrarekin klaro alderdi popularrarekin izan beharko ze guri dei bat bez ni una sola llamada hemos recibido

gu ez gara hona etorri pinedo andrea nor gehiagoka hasteko gogoagaz

esaten dauen moduan harrokeriaz

fundamentuak jai ez daukagu ez dauka zentsurik ez dakit zergatik uste behar izan dozun uste behar dozun zer irakurri dogun

zein dan gure gogoa zein dan gure borondatea

zergei buruz zer dan ez dakiguna fiskalitateari buruz

fundamentuak jai fundamentuak jai horrela joan ezkero guk argi eta garbi esan dogu hasieratik zertan eta zeintzuk diran gure printzipioak eta gure asmoak

eta horri zintzoak izan gara planteamendu horregaz aurrera egiteko eskumenen esparrua errespetatuko genduela eta hartutako akordioa

hortik aurrerako guztiak aipatzea ez duzue babesten ez dakit zein ebazpen proposamen hau edo bestea dionean guk badeukoguz guk aurkeztu izan doguz zuk irakurritakoan parekoak

eta koherenteak gara planteatu izan dogunagaz bollain ni una llamada baina zure diskurtso osoa beno lehenengo guk argi esan dogu zer

cuando ustedes evolucionen tal vez nos llamen begiratu guk ez daukagu ezelango eragozpenik pinedo anderea eta uste dogu oso ona dala guztiontzat

legebiltzar talde guztiek beste alderdi politikoek beste erakunde batzuek beste administrazio batzuek egiten dabezan proposamenak zeintzuk diran eta bere kasuan

hartu aztertu aintzakotzat hartu eta ahal bada martxan jarri

guretariko edonor egiak daukala berak eta ez guztiok eta ez badogu gaitasunik entzuteko beste batzuk esaten dabena baina alperrik besteari denbora galtzea egin barik

baina egia esan eduki behar dira bi

eta esan dot alderdi popularraren guztien kontra bozkatuko dogula eta lehenengo eta zortzigarrena
babestuko dogula eskerrik asko gorospe anderea

estamos todos txartelak eta denak dituzue gauzak behar den bezala bale ba ba bozketa hasiko dugu

ebazpenak bozkatuko ditugu hemen hiru talde egingo dira

bozkatuko duguna da bat eta zortzigarren ebazpena lehengo eta zortzigarren ebazpena bozkatu dezakegu

onartuta geratu dira jarraian erdibideko zuzenketak bozkatuko ditugu talde popularraren bigarrena

eginda dagoena eta bestea alderdi popularraren laugarren ebazpena hamaikagarrena

lehenengo ebazpena bozkatuko dugu bigarren alderdi popularrarena lehenengo sozialistak eta euzko abertzaleena bai bozkatu dezakegu

erdibideko zuzenketa jarraian beste erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hamasei contra hamaika abstentzio beraz onartuta geratu da jarraian gainerako ebazpenak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka bederatzi boto aldekoa sesenta y cuatro contra beraz

lehenengo taldean bost sei zazpi eta zortzi ebazpenak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

jarraian hogeigarren ebazpena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu eta jarraian gainerako ebazpenak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita zazpi boto aldekoa cuarenta y seis contra beraz ez dira onartu

lau talde egingo dira lehenengo taldea bat hogeita hamairu berrogeita bi berrogeita hamabi berrogeita hamairu berrogeita hamalau berrogeita hamabost

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita zazpi boto aldekoa

eta berrogeita bederatzi ebazpena bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hamaika boto aldekoa sesenta y dos contra beraz ez dira onartu

hamaika boto aldekoa berrogeita sei contra hamasei abstentzio beraz ez dira onartu eta

ez dira onartu jarraian euskal sozialistak eta euzko abertzaleen taldearen ebazpena bozkatuko ditugu hemen ere lau talde egingo ditut lehenengoa hasiko gara laugarren ebazpenarekin bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto

bi bost bederatzi hamar eta hamairu ebazpenak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

onartuta geratu dira jarraian hiru sei eta zazpi ebazpenak bozkatuko ditugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita hamaika boto aldekoa hogeita bi abstentzio beraz onartuta geratu dira eta azkenik zortzi hamabi

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita hamazazpi boto aldekoa hamasei abstentzio beraz onartuta